eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda eh bildu taldearen ordezkaria den ubera andrea zurea da hitza

argazki batekin hasiko naiz urria itxialdiak

ikastetxez ikastetxe azaroa grebak azaroak bederatzi hamasei hogeita hiru eta gaur bertan ere hogeita hamarean

beste greba bat eta ez ditu mahai gainean jarriko

eta lanuzteak haurreskolak partzuergoa deituak izan ziren grebara mila berrehun langiletik gora greba ehuneko laurogeita seitik gora langileen ordezkarien datuetan eusko jaurlaritzaren arabera ehuneko hirurogeita sei heziketa berezia

mila langile greba ehuneko hirurogeita hamabostetik gora eusko jaurlaritzaren datuak ez ditugu ezagutzen sukaldariak deituak zeuden laurehun eta hirurogeita hamar

gora ez ditugu ezagutzen eusko jaurlaritzaren datuak gaur irakasleak atera dira arratsaldean ezagutuko ditugu datuak

eusko jaurlaritzak datuak mahai gainean jartzea eta bestelako datuak ere azken asteetan izandako lan uzteen datuak ere ezagutzea

haurreskolak partzuergoko hitzarmena bi mila bederatzikoa da heziketa berezikoa bi mila laukoa irakasleak bi mila hamar sukaldari eta garbitzaileak bi mila bederatzikoa

negoziazioa badagoela non norekin

agerian geratzen da hemen zerbait falta baldin bada elkarrizketa eta negoziazioa dela

argazkira gehitzea langileen lan baldintzekin batera aldarrikapenetan hizkuntza ereduari buruzkoak haurreskolen doakotasuna

uztea kohesio soziala integrazioa aniztasunari erantzun egokiak ikasle euskaldun eleaniztunak sortzeko euskarazko murgiltze eredua

beste behin bere lan baldintzetik bere zilborretik haratago begiratzen duen hezkuntza komunitatearen aurrean gaude irakasle

herri honekiko inplikatuak eta inplikatzen ari diren langileekin herritarrekin profesionalekin

ari gara belaunaldi berrien mesedetan herri honen interesen alde euskal gizartearen alde gizarte honekin inplikatzen

azken finean gaurko erabakiek biharko eguna baldintzatzen dutelako eta gaur hartzen diren erabakiak biharko hezkuntzaren eredua zehazten dutelako eta baldintzatzen

elkarrizketa eta negoziazioa egon egon dela baina non madrilen madrilekin zertan

hizkuntza ereduak mantentzeko adostuz niri pertsonalki zer pentsaraziko zidan eta zer pentsarazi zidan

gurekin eaeko hezkuntza sailburuarekin jaurlaritzarekin hizkuntza ereduak adostu nahi izana zertan pentsarazi ematen dit edo kupoaren likidazioan

adostea bake fiskala delakoaren baitan baina

mahai gainean ipintzeagatik ezin dut aipatu gabe utzi hezkuntza akordiorako abian jarri diren baina nire galdera da benetan akordioa bilatu nahi baldin bada zergatik ez da sare publikoan hezkuntza sailaren ardura zuzenekoa den sarean dagoen egoera konpondu nahi

bilatu nahi ez dut ulertzen ez dut ulertzen eta

horretan ez direla eragileen ordezkaritzak deituak izan egia da hasierako bilera batetara deituak izan zirela baina gero maila pertsonalean jendea

horrek izan ditzaken alde on eta alde txar guztiekin baina behintzat kuriosoa bada eta hezkuntza komunitateko eragile nagusienetakoa kanpo geratu da kanpo geratu da eta horrek ere zer pentsarazi eman beharko liguke egia da ere eta argazkia osatzen joateko

ikasturte hasieran hezkuntza sailak hezkuntza arloko mahaian proposamen bat egin zuela zerbait mugitu zela behintzat aurreko mahaietatik

mobilizazio eta aldarrikapenei erantzunez baina proposamen horretan ez zituen hezkuntza komunitateko profesional guztiak kontutan hartu eta ikusita eta jakinda ez zela momentu honetan gure hezkuntza sistemak eta batez ere hezkuntza sistema publikoak behar duen proposamena gure taldeak

pentsatu zuen ahalegin bat egitea eta horregatik gaur eztabaidagai

egindako proposamena betetzeko bi mila hemezortziko aurrekontuetan zuzkidura gehikuntza bat sartzea eta gero bestetik egindako proposamena osatzeko

falta zen profesionalekiko proposamena egitea beraz soilik eskatzen genuena zen gobernuak emandako hitza betetzea

gara ez baina oraingoan ez da horrela izango gobernuak egin dituen aurrekontuetan ez dago jasota berak

dago jasota esaterako haur eta lehen hezkuntzan ahalegin bat

ze benetan ez dago plantila gehikuntza bat ez dago behin behinekotasunari aurre egiteko behar den besteko

plantilaren partida horretan ere balizko igoera ehuneko bat koma bost hipotetiko hori ere barneratua dagoela eta kontutan hartzen baldin badugu azken urteetan egondako jubilazio kopuruak kontutan hartzen baldin badugu matrikulazio datuak kontutan hartzen badugu azaleratzen ez diren plazak ba ikusten da galdutako enplegua ez dela errekuperatzen

amortizatzen direla beraz behin behinekotasuna benetan amesgaizto bilakatu da hezkuntza sistema publikoarentzat

ematen dela gaurkoan berriro gure proposamena atzera botako duzue baina ekibokatzen zarete politika egiteko duzuen estiloarekin ekibokatzen zarete jarraitzen duzuelako

begira jarraitzen duzuelako nik esan eta zuek onartu eta politika egiteko estilo horrek

ez garamatza inora gaurko ogia biharko gosea suposatzen du noski alderdi bezala ongi datorkizue oraindik etekinak

dizkizue eta hala ere nahiz eta gaurko gure proposamena kontutan ez hartu nahiz eta gurekin aurrekontuak ez dituzue nahi

aurrekontuetan mahai gainean jarri ditugun hezkuntzako hezkuntzaz ari naiz

ematea eta onartu itzazue onartu itzazue zeren benetan

izango zaizkizue lagungarriak gaur egungo egoera honi buelta emateko hezkuntza komunitateari erantzun egoki bat emateko eta batez ere etorkizunera begira gure hezkuntza sistema gure gizartea behar den terminoetan eraikitzeko eta besterik ez

andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria bengoechea andrea zurea da hitza

tan herrikoia herri hemengoa

anderea euskal sozialistak pastor jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzar burua eta eguerdi on guztioi ekimenaren

duela pare bat aste gaurkoaren antza duen ekimen bat eztabaidatu genuen hementxe bertan aurrekontu proiektuan aldaketa egitea proposatzen zuen beste ekimen bat genuen orduan esku artean eta berandu zetorrela esan nuen eta gaurkoan ere gauza bera esan beharra daukat

baina ez da kasualitatea inondik inora ere gaur eztabaidatzea ekimenaren asmo edo helburuari dagokionez guk ez diogu eztabaidari uko egiten baina

baina noan harira zeri buruz ari gara hizketan zeintzuk dira eta zenbat dira hezkuntza sailaren menpeko langileak unibertsitateaz kanpoko irakasle funtzionarioak hogeita lau mila inguru

zerbitzuetako langileak zazpiehun eta hiru pertsona sukalde eta garbiketa lanetan

batetik eusko jaurlaritzari eskatzen diogu hezkuntza sailaren menpeko hainbat kolektiboren lan baldintzak hobetze aldera dagozkien negoziazio mahaietan negoziatzen eta sakontzen jarrai dezala eta negoziazio horretatik ondorioztatutako edukiak

eta bestetik herri moduan dugun erronka demografikoarekin zerikusia duen kontu bat jaso dugu sailari eskatzen diogu azterketa bat aurkez dezala legebiltzarraren aurrean

eta legebiltzar talde guztien borondatea negoziazioa eta adostasuna lortzea bada iruditzen zaigu ez luketela arazorik izan behar erdibideko zuzenketa hau babesteko besterik ez eskerrik asko
eskerrik asko berriozabal andrea zuzenketarik aurkeztu ez duen taldearen txanda elkarrekin podemos martínez jauna zurea da hitza

hezkuntza publiko duin bat lortu nahi duen proposamena da hezkuntza publikoaren langileen lan eta heziketa baldintzak hobetu nahi duen proposamena

hemen bertan gasteizen eta beste herri askotan milaka irakasle daude greba egiten eta abenduko hamabian hezkuntzako greba orokorra deituta dago

edo sindikatuek egiten dituzten aldarrikapenetan zenbait gai garrantzitsuak jorratu

gure ustez hain zuzen ere eusko jaurlaritzaren hezkuntza inbertsio publikoa handitzea gutxienez europar batasuneko bataz bestekoa ezarriz

sei horretara iristeko plantillak handitu eta egun ehuneko hogeita hamareko baten behin behinekotasuna ehuneko murriztea eta horretarako planifikazioa ere behar da

ikasle erratioak ehuneko hamarera murriztea ordezkapenak lehen egunetik egitea kasu guztietan

ateratzea eta baita ere lege berriaren inguruan eta hori eztabaida hori badaukagu hezkuntza batzordean sindikatuen hezkuntza eragile guztien eta herritarron

guztion iritzia kontutan hartu behar da negoziazio prozesu efektibo bat egin behar da eta aldarrikapen haiekin eta hauekin bat egiten dugulako

gure babesa ematen diogu legez bestekoari eta baita ere gure babesa ere ematen diogu
greban dauden langileei eskerrik asko eskerrik asko martínez jauna erantzunen txandara pasatuko gara eh bildu taldearen ordezkaria ubera andrea zurea da hitza

entzun zenuen ikusi zenuen datuekin errealitatea zein gordina zen baina irakasleak

ilusioz errealitate horri egunerokoan nola aurre egiten zioten bokazioagatik

ikusi zenuen orduan ez da guk esaten dugulako hona hezkuntza batzordera etortzen diren guraso elkarteetako ordezkariak ikastetxeak

agian pastor jauna nola bisitetara ez den etorri errealitatea ez du ezagutzen etorri ikusi entzun irten lubakietatik

grebak irudi txarra ematen dutela eskubideak aldarrikatzea txarra da okerra da ezin ditugu gure eskubideak aldarrikatu komunitate aktibo bat kritikoa partehartzailea

gure seme alaben interesak defendatzen dituena gaizki dago

negatiboki baloratu behar dugu gurasook inplikatuak gaude sare publikoko

inplikatuak gaude babesten ditugu zergatik ikusten ari garelako gure seme alaben interesak defendatzen ari direla ikusten ari garelako gure hezkuntza sistema defendatzen ari direla gure etorkizuna defendatzen ari direla benetan sinesten dutela gizarte honen bestelako eredu batetan

etorkizunaren alde ari dira borrokan eta hemen desprestijio bakarra badakizue nondik datorren

sare publikoa hezkuntza sail honek gobernu honek bere saila denarekiko duen politikak

konpromiso gabeziak inbertsio gabeziak eta ados nago dena ez dela inbertsioa ez dakit zenbat proposamen egin ditugu zeren ez da dena inbertsioa baizik eta gero inbertsio hori nola banatzen den

duen eta hor estrategia bat behar da etorkizunera begira epe luzera begira

baina ez dago planifikaziorik ez dago estrategiarik ez dago nora goaz

hezkuntza sail hau ari da gaur egungo egoera kontsolidatzen horretan ari da ez dakit erabakia kontzientea den

baina erabakia kontzientea baldin bada oso erabaki arriskutsua da

eta argi geratuko da gobernu honek ez dituela pertsonak helburu ez duela gizartearen kohesioan sinisten ez duela aniztasunean

handiagoa izango da baina agian hori guztia oso ondo kalkulatuta dauka

segregazioaren aniztasunaren kudeaketa zehatz baten eredu baten inguruan agian

eta hor ere negozio aukera

hori horrela izango balitz hori horrela izango balitz benetan oso kezkagarria izango litzateke baina hori da pentsatu behar dudana ez dut hori pentsatu nahi ez dut hori sinistu nahi gobernu honekiko

izango da hezkuntza sail honek ez daukala norabiderik ez daukala norabiderik eta beretzat hezkuntza ez dela estrategikoa

andreak dakien pentsatu nahi dut badakiela baina hezkuntza gizarte baten zutabea da hezkuntza nortasun baten kultura baten zutabea da aberastasuna birbanatzeko daukagun

urtetik urtera ahultzen ari zaretela eta orain hartzen ari zareten erabakiak

hezkuntza komunitatean ondorioak pairatzen ari gara pairatzen ari gara

gizarte osoak pairatuko du agian hori da gobernu honek bilatzen duena baina iruditzen zait berandu baino lehen egoera hau konpondu egin behar dela agian dramatikoa izango naiz ez dakit baina niri gertatzen ari denak kezkagarria iruditzen zait

ikusita zenbat greba ditudan ikusita errealitatea zein den irakasleak ikastetxeetara hurbiltzen garenean zer esaten diguten kezkatuko nintzateke

hitz egiteko eztabaida zen noski kontzertatuak ere

hartzekoa dela esan nahi nuena zan halako hezkuntza eredua halako gizarte eredua

hezkuntzari eman behar diogula duen garrantzia duen garrantzia eta benetan kezkatzen baldin bazaizu egoerak eta benetan ikusten baduzu

badakit zilegitasun osoa duzula eta errespetu osoz esaten dizut baina gero momentu klabeetan beti gobernu honen politika sostengatzen ari zara

baina iruditzen zait egoera eta argazkia gutxienez hausnartzeko modukoa dela

gure proposamenekin saiatu izan gara behin eta berriro proposamen desberdinak ekartzen

lehenago beranduago nik benetan

gehiago saiatzea eta ahalegin berezi bat egitea benetan dugun egoera honi buelta bat emateko eskerrik asko ubera andrea
euskal talde popularreko ordezkaria de bengoechea andrea zurea da hitza

eskerrik asko bengoechea anderea euskal sozialistak pastor jauna zurea da hitza

esan dut berandu datorrela duela hamabost egun ere hala esan nuen izan ere azken hilabetean bi ekimen eztabaidatu ditugu osoko bilkura honetan eta biek ala biek

zuten zerikusia hortaz berandu zetozen eta are gehiago esan dut ez da kasualitatea gaur kontu hau eztabaidatzen egotea

dentro de su estrategia marcada de antemano eta lehen ere esan dut estrategia sindikal bat habian da eta legebiltzar talde batzuk estrategia sindikal horren zati bihurtu zarete eta estrategia horren barruan egia da errealitatearekin zerikusia ez duten hainbat kontu eta

eta berriro ere bigarren txanda honetan hainbat sindikaturen idazki eta aldizkarietan irakur ditzakegunak ia hitzez hitz entzun ditut

y que se están cumpliendo haur hezkuntzako bigarren zikloan gehienezko ratioa hogeita hiru ikasle da eta gure eskoletan dugun bataz bestekoa hemezortzi koma berrogeita hamairu lehen hezkuntzan gehienezko ratioa hogeita bost ikasle

hemeretzi koma laurogeita bat dbhn gehienezko ratioa hogeita bost

hogeita bat koma hamabi hortaz behin eta berriro errepikatu arren ez da egia ratioa gainditu eta gainditu ari garela irakasle kopuruaren

irakasle gehiago behar dituela gure sistemak nik argitu nahi dut bi mila zortzi bi mila bederatzi ikasturtetik gora eta gora egin duela irakasleen kopuruak

de huelgas berriro ere erantzukizuna eta ardura eskatzen dizuegu eta aldi berean inora ez garamatzan estrategia sindikala bertan behera utzi eta negoziazioan hastera gobernua prest dago eta uste dugu legebiltzar honek ere erantzukizunez

hori nahiko beharko lukeela besterik ez eskerrik asko eskerrik asko berriozabal andrea eta amaitzeko elkarrekin podemos taldearen ordezkaria martínez jauna zurea da hitza

eztabaida amaitu denez bozketara jarriko dugu eh bildu taldearen legez besteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamairu eman dugu bozka hogeita zazpi boto aldekoa cuarenta y seis contra beraz ez da onartu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

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamairu eman dugu bozka berrogeita sei boto aldekoa veintisiete contra beraz onartuta geratzen da erdibideko

jarraian bi adierazpen instituzional ditut eta bere irakurketara pasatuko naiz euskadik bat egiten du gure herritarrek irisgarritasun unibertsalerako duten eskubidearekin

hogei barra mila bederatziehun eta laurogeita zazpi legea zeinak xedatzen baitzuen hiri ingurunearen gune publikoen eraikinen garraiobideen eta komunikabideen irisgarritasuna bermatzea pertsona guztiek modu autonomoan erabili eta goza zitzaten zerbitzu

gure lege hori euskal instituzio publikoen eta desgaitasun bat duten pertsonak ordezkatzen zituzten erakundeen arteko lankidetzaren emaitza izan zen bai eta irisgarritasun politiken arduradun diren eragile guztiaren emaitza ere eta funtsezko mugarri bat izan zen

politikak gainditzeko eta euskadiri beste lege esparru bat emateko irisgarritasuna herritar guztien eskubide gisa bermatzera zuzendua

honako adierazpen instituzional hau onartzen du irisgarritasuna sustatzeko abenduaren lauko hogei barra mila bederatziehun eta laurogeita hamazazpi legea

honetan bat eusko legebiltzarrak guztiz bere egiten du

eskubide gisa pertsona guztien aukera berdintasuna bermatzen laguntzen baitu eta konpromisoa hartzen du bere legegintzan

txertatzeko eta exijitzeko euskal gizartearen izaera inklusiboa sustatzeko xedez era berean konpromisoa hartzen du administrazio publikoei eragile publiko eta pribatuei eta euskal gizarte osoari adierazpen honetako printzipio eta balio guztiak helarazteko gisa horretarako irisgarritasun unibertsala sustatzera

laguntzeko bi eusko legebiltzarrak dei egiten die instituzio publiko eta pribatuei

bere gain har dezaten irisgarritasun unibertsala euskal gizartearen eskubide egituratzaile gisa eta gizarte inklusibo baten esparruan pertsona guztien aukera berdintasuna bermatzeko funtsezko elementu gisa hiru

bai eta irisgarritasuna sustatzeko politiketan eta neurrietan parte hartzen duten eragile guztiei ere bultzada kualitatibo bat eman diezaieten

de acción públicas orientadas a la promoción de la accesibilidad universal zortzi eusko legebiltzarrak eskatzen du bultza daitezela hezkuntzan enpleguan funtzio publikoan eta erantzukizun publikoko sistema guztietan irisgarritasun unibertsalaren arloko konpetentziak eta ezagutzak

eta pertsona guztientzat horrelakoak diseinatzea irisgarritasun unibertsala bultzatzen duten balioak transmititzen eta balio horiek praktikan jartzen laguntze aldera bederatzi eusko legebiltzarrak berrikuntzaren eta ikerkuntzaren arloan eskumena duten instituzio publiko eta pribatuei eskatzen die bai eta arlo teknologikoan

egin dezatela apustu bat pertsona guztientzako irisgarritasun unibertsala txertatzearen eta diseinatzearen alde haien politikak neurriak eta proiektuak diseinatu

ardatz gisa bigarren adierazpena ihesaren aurkako nazioarteko egunerako eusko legebiltzarraren adierazpen instituzionala euskadin gaur egun

urtero ehun eta hirurogei infekzio berri inguru gertatzen dira hau da beste infekzio bat bi egunean behin azkeneko bi hamarkadetan tratamendu antirretrobiralek aurrerapen izugarri adierazgarri bat izan dute

bizi kalitate on bat izateko aukera dute bai eta

tratamendu horien eraginkortasunak ahalbideratzen du ehun eta hirurogei pertsona horien diagnostikoa oso urruti egotea laurogeiko urteetan infektatu zirenek zutenetik hainbat pertsonentzako heriotza zigor ura gaur egun

birus horrekin bizi kalitate on bat eduki daiteke eta kalkulatzen da

pertsonek dutenaren antzeko bizi itxaropena dutela tratamenduek lortzen dute portzentaje handi batean gib eta hiesa duten pertsonek karga biriko

egoera horrek osasun maila handi batez gain

dakar beraz argi dago lortu beharreko helburuetako bat infekzio horren eta berori lotutako beste batzuen diagnostiko goiztiarra dela

por citar algunos ejemplos oztopo juridiko horiek eragotzi edo zaila egiten dute askatasuna eta aukera berdintasuna benetakoak izatea

egiaz integratzea bizitza politiko ekonomiko kultural eta sozialean konstituzioko

bezala hori guztiari erantzunez eusko legebiltzarrak eskatzen du

katalogazioan gaixotasun infekto kutsakorretik

transmitigarrira espainiako legedi estatalean ildo berean animatzen du diskriminaziozkoak izan daitezkeen lege erregelamendu eta klausulak

etorkizuneko politika eta araudi bidezkoak eta ebidentzia zientifikoari egokituak bermatzeko konpromiso hartzen du gizarteratze politiken sustapen eta bultzadarekin

pertsonen eta haien senideen parte hartze aktiboa eta normalizatua ahalbideratzeko besterik gabe gai zerrenda agortu dugunez osoko bilkurari amaiera